osoko bilkurari ekingo diogu mesedez bakoitza bere lekuetan eseri eta isiltasuna gai zerrendari ekin aurretik carmen solorzano sanchez legebiltzarkideari dei egingo diogu

adierazten dizuet gai zerrendako bederatzigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua

bateragarritasun egoeraren gainean eztabaida eta behin betiko ebazpena

legebiltzar talderen batek beraz besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideak izan ezik gainerako guztiak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita zazpi eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto aldekoa beraz onartuta geratu da irizpena

erakunde segurtasun eta gobernantza publikoaren batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko poliziari buruzko legearen bosgarren aldaketaren legeproiektuaren gainean egindakoa

beraz taldeei txanda emango diogu euskal talde popularra llanos anderea

egun on guztioi mahaiburu andrea sailburua

gurekin zaudeten gonbidatuok sindikatuon errepresentanteak ertzainak udaltzaingoak aguazilak hoy

elkarrekin podemosetik errepikatuz eta errepikatuz esan

ez direnak gure poliziarentzat nahi ditugun praktikak eta gai konkretu honetan interinitatearen konkretu honetan guk bi zuzenketa sartu genituen jada duela hilabete batzuk tendentzia hau zuzentzeko

beste soluzio bat aurkitzen honetarako eta testu honek gainera ez digu ekartzen

alderdikeria duten interesak eta hauteskundeen interesak aurrera eramateko ez da izaten ez arduratsua ezta serioa ere polizia eredu hau diseinatu egin zen eta planifikatu egin zen

urtean euskadi batentzat beste erronka batzuk zituela segurtasun materian eta zuek

elkarrizketa gutxirekin esan dudan bezala prozesu espres batean

praktika berri batzuk aurrera eraman ez dakigunak

eta gainera baita ere atzera pausoak eman nahi dituzue hainbat aldaketa sartuz

en materia de policía eta elkarrekin podemosek ez du izan nahi horrelako lege baten parte txarra delako euskal gizartearentzat ez dituelako gaur egun euskal poliziak dituen erronkak zuzentzen

hauei aurre egiteko eta eztabaida oso gutxirekin aurrera eramango delako lege hau

izan daitekeen lege honen formarekin eta baita ere nola tramitatu egin den tramitazioaren formarekin eta bere fondoarekin

ardura askorekin aurrera eraman genuela prozesu hau polizia legearen inguruan lan serioa egin dugula

lan konprometitua hobetzeko gobernuaren testua aportazio positiboak egiteko zuzenketa gehien egin dituen talde parlamentarioa izan gara ehun eta lau zuzenketa sartu egin ditugu eta ehun eta lau zuzenketa horietan

prieto jaunak esaten duen modelo idiliko eta inexistente hori ehun eta lau zuzenketa partzialetan hor ikusten dira

baizik eta anakronikoa den egoera baten makillajea

gure gizarteak dituen eskaerak eta proposamenen inguruan emakumeen berdintasunaren inguruko eskubideetan

ezta ere lege proiektu honek ez ditu zuzentzen polizia lokalarekin ditugun arazoak ikusten dugu interinitatearekin baina baita ere ez da egonkortasuna ematen gure polizia lokalei baina

aurrera joateko hurbiltasun poliziaren ereduan ixten du tratamendua merezi duten tratamendua ematen beraien rola fundamentala delako gure gizartearentzako beraiek hurbil daudelako gure herritarrentzako eta hau zuzentzen beste herrialdeetan egin den bezala koordinazio batean

martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

gaur zerbait aldatu da nabarmen eta da ertzainen sindikatuek orain arte legebiltzar honen aurrean egiten zuten protesta gaur hemen barruan daude ongi etorria eman nahi diet eta

eskatzen zuten eredua aldatzea eta nabarmena da lege honen bitartez ez dela eredua aldatzen protesta hartan legebiltzarraren aurrean oihukatzen zuten

lege honekin beraz zer aldatzen da lege honekin protestarekin amaitzen duena ba nik pentsatzen dut

berri batek amaitzen duela gatazka artifizial honekin

ertzainei eta horrek nolabait ahalbidetzen du lege honen alde egotea lege honen neurri zaharra ez da

ez da emakumeak berdintasunez tratatuak izango direla hemendik aurrera ez da udaltzaingoentzako armatze prozesua neurri zarra neurri bakarra karrera profesionalari lotuta doazen konplementu erretributiboak ematea da

defenditu genuen gaur egungo segurtasun beharretara egokitu behar zela poliziaren eredua delinkuentzia tasa objektiboetara egokitu behar zela poliziaren eredua behar horiei aurre egiteko zer errekurtsoak behar ziren horretaz hitz egin behar zela

hau albo batera uzten da eta esaten dudan moduan

arazoak diruarekin estaliz kaosa ekarriko duen produktu legegile bat

duen figura bat erlazio berrien arabera

legeak agertzen duen moduan horrek ez dakar nahitaez

ordainsari osoak aldatzea kasu honetan kategoriaz igotzen dira ardura

baina lehenengo soldata berdinarekin geratzen dira eta

borrokatu dezazuen zeuen udaletxetan hori da hemen gaur aprobatzen dena

aipatu nahi nuen udaltzaingoaren armatzen prozesua llanos andreak planteatzen du sententzia ba dagoela baina ez da

delako zazpi urtetan sailak edo udaltzaingoan koordinazio batzordean ausartu ez dena egitera eta orain pentsatzen dut ez dela ausartuko egiten aipatu nahi nuen zertarako balio duen

teknika juridikoa ezin traketsagoarekin ezin eskasagoarekin ekartzen duzuela legea akatsak kontraesanak gauza bat euskaraz gauza bat erdaraz gauza bat zio azalpenean gauza bat artikulatuan

egileen ardura da horrela landu nahi izan duzue lege hau lege hau presaz eta eztabaidarik gabe egin izan da eta arazoak ekarriko ditu

eta hori da bere alde ona beste polizia lege bat koherentea osoa egitetik gertuago gaude eta hori zabaltzen denean ez eduki dudarik eredua bertan eztabaida horretan zeresan handia
eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

bai bere hedadurarengatik bai aldaketen sakoneragatik garrantzitsua

delako ertzaintzak eta udaltzaingoak eguneratutako erreferentziazko lege esparru izan dezaten es oportuna

algunos grupos la pasada semana erreformaren azken ardatza udaltzaingoen zerbitzuak hobetzeari buruzkoa da horretarako

talde popularrak bi zuzenketa erreserbatu ditu bilkuran defendatzeko biak polizia zerbitzuaren hizkuntza normalizazioari buruz eta guk

baldintzak beteko dituena bere zerbitzua emateko jendearen hizkuntza eskubideak errespetatuz

eskerrik asko zorrilla jauna erantzun txanda pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna elkarrekin podemosen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eta zorrilla jauna ez naiz sartuko nafarroari buruzko aipamenak

eta garrantzitsuagoa da holako akusazio merkeak erabiltzeko baino baina bai aipatu nahi dizut kontu bat udaltzainaren armatze prozesuari buruzkoa bi mila hamabiko segurtasun legeak kendu ziren udalei ahalmena udaltzaingoek zein arma erabili behar zituzten erabakitzeko

edo udaltzaingoen koordinaziorako batzordeak egin behar zuena

borondaterik gogorik adorerik eduki erregelamendu bat egiteko

agintzen duena zein operatiboetan erabili behar den arma eta zeintzuetan ez zein arma zein erabilerarekin zein bermearekin

marroi hori udaletxeei alkateei eta alkateei eta esaten duzu

itzulpenean ez da agertzen hori errekisitoa orduan nik euskaraz lan egiten dut orduan

txapuza bat zorrilla jauna eta ez leporatu itzultzaileei hau presaz korrika

arazo berriak sortuko diren lege honekin konbentzituta nago aukera onena kontra bozkatzea da eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

eztabaida amaitu denez bozketan sartuko gara lehenengo bototara jartzen da euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa hirurogeita lau contra uno zuri beraz

zuzenketak bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak baina hemen hiru aterako ditugu

eta berrehun eta hogeita bosta horiek bozkatuko ditugu lehenengo eta gero gainerakoak

eh bildu taldeak erreserbatutako gainerako zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irizpenaren artikuluak bozkatu ditzakegu

onartuta geratu da bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hogeita zortzi contra uno zuri geratu dira bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari egindakoak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa

ez dira onartu bototara jartzen da zioen azalpena bozkatu dezakegu

eta azkenik bototara jartzen da legearen izena bozkatu dezakegu

onartuta geratzen da legearen izena eta besterik gabe onetsita gelditzen da euskal autonomia erkidegoko poliziari buruzko legearen bostgarrena aldaketaren

gai zerrendako hirugarren puntua ogasun eta aurrekontu batzordearen irizpena bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi euskal estatistika planari buruzko

ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza azpiazu jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on denoi gaurkoan

aurkezteko bere ibilbide parlamentarioa bete ondoren gaur azken eztabaida eta bozketa tokatzen dira

helburua euskadiko autonomia erkidegoko eginkizun eta jarduera estatistikoa antolatu eta ordenatzea da honetarako

erkidegoak eskumen osoa du ez naiz luzatuko gehiegi

azaltzen ez baita berria zuentzat beraz zortzigarren plana dugu hau

los diferentes agentes sociales vascos egituraren aldetik lege egitasmoak lau artikulu eta lau azken xedapen ditu

eranskin honetan jasotzen dira euskal estatistika erakundeak planaren indarraldian gauzatutako dituen eragiketen zerrenda

lege egitasmo honen tramitazioan lortutako adostasuna zeren hamalau zuzenketa baino ez dira aurkeztu eta gehienak onartuak edo

izan dira gainera eztabaida eta irizpenaren onarpena batzordearen saio bakar batean egin dute quiero por lo tanto para finalizar

taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popularraren ordezkaria ez du hitzik hartuko euskal sozialistak

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

gure taldeak parte hartuko du txanda honetan adierazteko ez dugula

lege proiektu honen aurka bozkatuko gu

eta aprobetxatuko dut momentu hau hiru hausnarketa azkarrak egiteko lehenengo hausnarketa izan behar da zoriontzeko eta eskerrak emateko aguirre jauna legebiltzarkideari

berak azaldu duen jarreragatik proiektu eztabaidatzeko prozesu osoan gobernuak gehiengoa duen gehienetan bere jarrera ez da hain

positiboa bilatzeko adostasunak eta lege hobe bat egiteko asmoz

horrela ulertu duzu zuk eta eskertzen dizuegu ez dugu adostasun batera iritsi gai guztietan baina eskertzeko

becerra jauna eh bilduren ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

egun on guztioi herritarren

eskubide eta askatasunak arautu beharko lituzkeen erakunde honetan sarritan debeku eta oztopoen erakundean gaudela dirudi debekuen sorta handia izaten da bertan

ezta ere ondoko gela batean jarraitu ezin da txalorik egin osoko bilkura aretoan printzipioz

egin eta erregelamendua beharrezkoa da guk ez dugu kontrakorik esaten arauak behar ditugulako bizitzako esparru guztietan funtzionamendu egoki baterako baina legebiltzarreko erregelamenduak orokorrean mugak eta oztopoak ezartzen ditu eta beti ere norabide zehatz batean baina dena

batean jasoa izan ba presidenteak izaten du azkeneko hitza bai

eta lege proiektu honen prozedura estatistika planaren prozedura aurrekontuen batzordean izan da eta bertako presidenteak erabaki zuen besteak beste

taldeok eskatutako agerraldi guztiak egun bakar eta zehatz batean egitea bi mila hemeretziko otsailaren hogeita zazpian eta egun horretan

eskaini zuen nahiz eta agerraldia egin behar zutenek eskatu egunez aldatzea ezin zutelako etorri beste zeregin batzuetan

eta hala eta guztiz ere talde honi ukatu egin zitzaion eskatutako agerraldiak burutzea eta ez dugu salaketa hau egiten talde honek eskatu zituelako

dituenen artean oso ekarpen kualitatibo inportanteak egiteko aukera galdu dugulako legebiltzar bezala eta gizarte bezala eta hori ez da gure ustez onargarria eta

hogeita hamar agerraldi eskatu eta azpiazu sailburuak esan duen bezala guretzat bai inportantea dela askotan plan estatistikoa eta lege proiektu hau pasatzen da hirugarren mailako lege bat izango balitz baina guk uste dugu inportantea dela hemengo errealitateko datu estatistikoak izatea hemengo informazioa izatea eta

ebaluatu ahal izateko eta politika publiko eraginkorrago batzuk diseinatu ahal izateko eta horregatik aurkeztu genituen hiru agerraldi eskaera

inguruan soziolinguistika klusterrekoekin jarri ginen harremanetan eta euren agerraldia eskatzeko ongi iruditu zitzaien hasiera batean baina

oraindik lanean ari direlako eta ez dutelako emaitzik ekarpen zehatzak egiteko hain teknikoa den lege honi baita ere genero ikuspegitik

baina batzordeko presidenteak inposatutako egun horretan indarkeria matxistaren aurkako protokoloaren aurkezpena zuen eta beraz ulertzekoa denez ezinezkoa zuen

genero ikuspegitik esaterako sexu aldagaia estatistiketan sartzea garrantzitsua bada ere ez du bermatzen eta becerra jaunak esan duen bezala estatistiketan genero ikuspegia txertatzen ari denik

gizonen berdintasuna bultzatzeko eta horretaz ari gara besteak beste

adierazleak eraiki ahal izateko galdesortetan beharrezkoak diren aldaketak sartzea litzateke helburua berez dagoeneko eusko jaurlaritzak horrelako berrikuste lanak abian ditu eta berrikuste lan horien beharra legean ere jasotzea gomendagarria litzateke eta ez da jasoko gaur onartuko den honetan eta podemoseko ordezkariak esan duen bezala adierazi du bere emendakinaren bitartez iturri estatistikoen diseinuan aldaketak sartzeaz gain estatistiken esplotazioari ere erreparatuko diola orain lege honek

bitartez hau da estatistiken emaitzak genero ikuspuntutik aztertuko direla eta balizko ezberdinkerien berri txostenetan jasoko direla

hori ere ikusi beharko dugu egiten den zeren adierazi duzun moduan emakundek egindako txosten prezeptiboak ez dira aintzat hartu eta ez dira sartu horretan beraz itxaron beharko dugu ea hauek jasoak diren

azkenean hauek adibide soilak dira baina beste lau urte galdu ditugu hauek estatistika planean txertatzeko eta genero ikuspegitik adierazle eraginkorrak izateko

aurrera egiteko herri honetan eta hirugarren agerraldi bat ere eskatu genuen hau biodibertsitatearen inguruan zeren estatistika plan honek ez du biodibertsitatea gure herriko biodibertsitatea neurtzen eta pertsona honek aditu honek

eta urte askotan gipuzkoako aldundian egondakoa egun horretan epaiketa batzuen eta testigu moduan zitazio judizial batzuen baina presidenteak ere

baditut eta beraz ere ezin izan zen hona etorri eta ekarpen kualitatibo inportante hau ere egin eta

ez duelako neurketarik egiten honen inguruan eta biodibertsitateari buruz

ez naiz hemen gehiegi luzatuko pues badakigulako honen garrantzia zer nolakoa den

eta horrek bere ondorioak ditu zoritxarrez horietako bat gau salatzen duguna kanpoko jendea eragile adituen parte hartzeak legebiltzarrean erraztasunak izan beharrean oztopoak izaten ditu eta guretzat gure taldearentzat eh bildurentzat hori onartezina da ukatu egin zitzaigun nolabait lege proiektu honetan parte hartzea eta horregatik modu koherentean gero ez dugu parte hartu ondorengo tramitazioan eta gaur onartuta izango da plan estatistiko berri hau

eh bilduk hona ekarri nahi zituen aditu ekarpenen ondorioz

datozen lau urteetarako eta aukera hori galdu izan dugu eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi gaurko honetan

euskal estatistika planaren aztertzea egokitu zaigu eta

argudioak ez ditut guztiz errepikatuko baina batzuk bai eta

nire hitzaldi honetan lege honen helburu nagusia gure estatistika jardueraren antolaketa arautzea da eta nola esan den arau horrek zazpi planak horretako azkena bi mila hamalau barra bi mila

urteko estatistika egitarauen bidez garatu ziren eta

zein estatistika egingo zen nork egingo zituen

emango ziren zehaztu zuten azken plan hauen indarraldia bukatu denez eusko legebiltzarrak plan berri bat onetsi behar du estatistika ofiziala ezinbestekoa da izaten da gizartean egoera edo errealitatea ezagutzeko hori denak badakigu eta estatistikak baita gizartearen eboluzioren analisia egiteko tresna

estatistika ofizialak erronka batzuk ditu eta nik aipatuko nituzke besteak beste hiru bat da jarduera ekonomiko sozialak neurtzea gure inguruko gizarteak egiten duten eredu berdinarekin bestea politika ekonomiko sozial eta politika publiko guztiak

ezagutu eta jarraitzea hirugarrena informazioaren beharraren erronkaren

are gehiago estatistika emaitzak funtsezkoak dira sektore publiko eta pribatuak hartzen dituzten erabakietan izaten dutelako euskal estatistika erakundean esan duen bezala sailburuak euskal eragile ekonomiko eta sozial guztiak parte hartzen dute eustat gobernuko sailak

podemosek aurkeztu dituen emendakinak alderdi popularrak ere bai eta guk ere talde sozialistarekin aurkeztu ditugun emendakinekin beraz bukatu aurretik eskertu becerra jauna eta

eta pozten naizela lege hau onartuko dela orain hemendik
momentu batera eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna

ez eztabaida amaitu denez bozketara sartuko gara bototara jartzen da elkarrekin podemos taldeak

xedapenetatik lehenari erreserbatutako zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamaika boto aldekoa berrogeita lau contra

ez da onartu bototara jartzen da irizpenaren azken xedapenetatik lehena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hamaika contra dieciséis

onartuta geratu da bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hamaika abstentzio hamasei zuri beraz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hamaika abstentzio hamasei zuri beraz

legea jarraian boto azalpena euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egun on guztioi

gai zerrendako laugarren puntua irakurraldi bakarreko prozeduraz euzko abertzaleak eh bildu elkarrekin podemos eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako lege proposamena hamalau barra bi mila hamabi legea ekainaren hogeita zortzikoa transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa aldatzekoa

behin betiko ebazpena bi mila hemeretziko ekainaren lauko mahaiak ezarritakoari jarraituz bozeramaileen batzarra entzunda ekimen hau osoko bilkurako azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da aldeko txandari ekingo diogu aldeko txandan euskal sozialistak

eskerrik asko arana andrea eh bilduren ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

pedro almodóvarren la mala educación filmean

gizarte honek nire askatasuna gehiago baloratzen du bere hipokresia baino esta sociedad valora más

orain arte nahiago izan dugu ezberdinen gainean arautu mugak jarri ustezko normaltasunaren barruan kokatzeko moduak bilatu

gaixo zeuden gorputz bezala identifikatu izan ditugu medikuntzatik legislaziotik baina ez gara konturatu gaixorik dagoena gure gizartea dela gaurkoan pertsona askoren bizitzak pelikula txar bat bilakatu izan dituen patologizazioari aurre egiteko urrats garrantzitsu bat ematen dugu ez zientziak ez eta ez inork ez du eta ezin du pertsona baten autopertzepzioaren gainetik pasatu edo haien gainean erabaki

legeak ematen dituen baliabideak erabiltzeko edo ez erabiltzeko eskubidea aitortu nahi diogu jende guzti guztiari

eta kolektiboen lana birgogoratzeko eta eskertzeko

polizien kontra eta haien eskubideak egunero zapaltzen zituzten indar armatuen aurrean ez errenditzea erabaki zutenei

elisa eta marcelari mila bederatziehun eta batean haien bizi proiektua elkarrekin egiteko elisa eta mario bilakatu zirelako

ezberdinei frankismo garaian haien askatasuna haien bizitza bizitzeagatik espetxean amaitu zutenei gaur egungo

harrotasunaren irudia den hiruki arrosa paparrean

derrigortu zituzten horiei inoiz banku bat

margotzea erabaki zuen aita horri bere semeari bere familiari borrokan jarraitzeagatik

inolako kausa ez delako galdu zuek guztiei esker

gaurko hau zuen lorpena delako gaurko honetan eskerrak ematea tokatzen zaizkigulako niri eta nire taldeari zuen borrokaren eta lorpenaren ondoan gure sinadura jartzea permititzen diguzuelako

hasi naizen bezala amaitu nahi dut film eder baten esaldi bat erabiliz transamerican honela dio protagonistak me gustaría

zuei guztioi begietara begiratuta ikusten

irribarre handi batekin esaten dizuegu soilik zuek

eskerrik asko eskerrik asko

euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideak egun on guztioi eta gaurko gonbidatuak agurtu nahi ditut

benetan ukituta nago gaurkoan gure taldearen jarrera defenditzea niri egokitu zaidalako niri dagokit gaurkoan parte hartzea baina

taldeko legebiltzarkidea aipatu gabe utzi bera hemen egon beharko

ordez tamalez ezin izan da horrela izan ebakuntza bat izan duelako ez da larria izan baina ezin izan da gaur bera hemen

egin nahi nion bera bezalako pertsonak eta politikariak bai gure alderdiaren baitan eta baita ere erakundeetan

sendo lan egin duelako badakit ikusten egongo dela eta

garrantzitsua pertsona transexual eta transgeneroen despatologizazioa lortzeko bidean eusko legebiltzarrak sexu identitatea egiaztatzeko txosten psikiatrikoa aurkeztu beharrik ez izateko lege aldarapena

gaur egun existitzen den eragozpen bat ezabatuko dugu horrela gizabanakoen erabakimen

euskadik beste urrats bat emango du beraz baina ez azkena transexual eta transgenero guztien eskubideak bermatzeko eta legediatik ezabatzeko

derrigorra talde batek izan ezik eusko legebiltzarreko beste talde guztiek batera aurkeztu dugun lege proposamenaren bidez planteatu dena da une honetan indarrean dagoen araudiaren parte hori aldaraztea hamalau barra bi mila hamabi lege

eragingo dio baina honek pertsona bakoitzak bere genero eta sexu orientazioa askatasun osoz eraikitzea ahalbidetuko du eta

genero disforia izeneko trastornoa dutela egiaztatzeko

ez jotzea eragingo du halaber beraiek izango dira eta ez beste pertsona batzuek beren identitatea egiaztatuko dutenak beste urrats bat

baina ez azkena transexualitatea patologiatzat jotzeari uzteko eta sexu aldaketa prozesuak errazteko pertsona transexualak

eta gure betebeharra da beraien eguneroko bizimodua eragozten dieten oztopo horiek guztiak desagerrarazteko lan egitea ez da hirugarren bat izatea gure identitatea auzitan jarriko duena eta erabakimen askea ukatuko duena onartuko den lege proposamenak jasotzen du transexualitatea soilik ezagutu ahal dela pertsonak askatasun osoz esango duenaren arabera eta identitate sexualarekin gertatzen den bezala ez dagoela diagnostikatzerik transexualitatea ez da gaixotasun bat trastorno bat edo anomalia bat transexualitatea

alderdi bat da transexualitatea historian zehar garai guztietan eta kultura guztietan existitu izan da azken finean natura horrelakoa da natura normaltasun eza da aniztasuna da

txikitatik onartuta eta lagunduta izaten ari dira orain eta honek gauza asko erakusten ari dizkigu besteak beste ez dela inolako trastornorik ez dela buruko gaitzik ea daukatela ez halakorik heldu zein haur haur transexualek eman diguzue irakasgai bikaina ausardiaren eta ekimenaren

beraz eztabaida amaitu dugunez bototara jartzen da lege proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa zortzi abstentzio

onetsita geratzen da hamalau barra bi mila hamabi legea ekainaren hogeita zortzikoa transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak

jarraian boto azaltzeko momentua da beraz garrido anderea

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

gai zerrendako bosgarren puntua euzko abertzaleak eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako lege proposamena diru sarrerak bermatzeko eta

eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

kontrako txanda dago beraz alde txandan nork parte hartu nahi du

aldeko txandan ez beraz euskal sozialistak

sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak eta alderdi sozialistak orain urte bat aurkeztutako diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko lege proposamena dugu eztabaidagai esan den bezala

eta aurrerakoia da pobrezia gizarte osoaren arazo bezala ikusten du eta ez pairatzen duten pertsonen problema bezala soilik

errenta eta gizarteratzeko legeak gizarte kohesionatuagoa edukitzea lortu egin du hor dugu gizartearen desberdintasuna neurtzen duen gini indizea non euskadi europako herri aurreratuen parean agertzen den

asko lagundu du hau horrela izaten krisi ekonomikoaren ondorioak ere euskadin diru sarrerak bermatzeko errentari esker lehunagoak izan direla esan dezakegu ziur nago orain arte esandakoarekin bat gatozela estatuko leku askotan eredu gisa jarri da euskadiko diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legea nahiz eta gero

honelako lege bat indarrean martxan jartzeko estoy convencida

aurkeztu genuen lege proposamena hauteskunde garaietatik kanpo debate lasaia eduki ahal izateko eta guztion artean testu artikulatu zehatz baten inguruan eztabaidatu eta adostu ahal izateko talde ezberdinek negoziaziorako epea luzatzea eskatu ziguten

baita ere eta heldu da momentua legea aldatzeko hobetzeko

hobekuntzak ekartzeko indarrean dugun legea hobetzeko asmoz errealitatean aurkitu ditugun disfuntzioei erantzun egokiena eman ahal izateko testu artikulatua ekarri dugu legebiltzarrera eztabaida prest esan behar da eragile asko eta asko entzun izan ditugula batzordean euren ikuspuntua plazaratzen eta euren nahiak eta ekarpenak

eta hau dena kontutan izanda gaur eztabaidatzen ari garen diru sarrerak bermatzeko errenta hobetzeko lege proposamenaren inguruan gabiltza legearen abiapuntua argia da eta garrantzitsua iruditzen zaigu zioen azalpenak

eskubide bikoitza du oinarri euskadiko diru sarrerak bermatzeko ereduak aitortu egiten du bai bizitzaren oinarrizko beharrizanei aurre egiteko baliabide

bai lan edo gizarte inklusiorako laguntza pertsonalizatua jasotzekoa inklusio hitzarmen baten bitartez

gizarte babes sistemako neurriak egokitu behar dira prestazioen estaldura hobetzeko

konpontzeko sei atal ezberdinetan banatu ditugu proposatzen ditugun hobekuntzak bat diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistema

eta integratua eratzen duelarik sistema enplegu zerbitzuen barruan txertatuko da zeharkakotasun ikuspegiz beste sistema sektorialek ere

hezkuntzak etxebizitzak bi prestazioen onuradunek lan merkatura eta gizarte integraziora iristeko aukerak bultzatu eta hobetzeko neurriak

herritarrengandik hurbilago dagoen sistema bat ezartzea bilakaerari buruzko informazio gehiago lortzeko eta beharrizan zehatzei laguntza pertsonalizatua

sor daitezkeen familia egoera eta harreman juridiko desberdinei ongi bermatuta bizikidetza unitateko kideen tratamendu berdintasuna eta prestazioari

bost prestazioen kudeaketa hobetzeko bideak irekitzea epeak beteko direla bermatze aldera

proposamen honek hobekuntzak dakartzala indarrean dagoen diru sarrerak bermatzeko errenta eta gizarteratzeko legeari galdetu pentsionistei seme alabak dituzten bizikidetza unitateei errefuxiatuei

indarkeria matxista jasan duten emakumeei ez gaituei prestazioen diru kopuruaren inguruan adibidez zehatzak emango ditut argi gelditu daitezen

aurkeztutako proposamenean prestazioen diru kopuruari dagokionez

hainbat eta hainbat pertsonentzat ere oraindik aldaketa gehiago nahi dituzuela

horretarako gaude gaurko tramite honetan demagogia alde batera utzita zehatz batekin testu artikulatu baten aurrean zuen proposamenak entzuteko eta ahal den heinean adosteko hasieran esan dugun bezala

eta erreferente izaten jarraitzea nahi badugu gure ustez adostasun zabala lortzea guztiz garrantzitsua da no utilicemos excusas de forma

aurkako txandan guanche anderea eta kortajarena

kontrako txandan bai elkarrekin podemos zurea da hitza

hori dela eta gaur ezetza emango diogu lege proposamen honi emakumeak baztertzen dituzten legerik nahi ez dugulako

hori dela eta berriro ere ezetz esaten diogu lege proposamen honi

beharrak eta aldarrikapenak manipulatzen dituen erreforma ezetz

hori dela eta ezetza ematen diogu lege proposamen honi

eskerrik asko guanche anderea eh bilduren ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburua

denok dakigu lehengo urtean gertatutakoa gobernuak eaj eta psek diru sarrerak bermatzeko legearen erreformarako aurkeztutako

oposizioko taldeok atzera bota behar genuela eta bai gogoratu duzue hemen debatea ekartzearen pertinentzia jarri genuela guk mahai gainean babesik ez zegoela

izan ahal izateko debatea atzeratzea mahai gainean jarri genuen pena eskaerak eztabaida eman baino minutu batzuk lehenago arte erantzunik ez izatea errealitatea izan zen ppk tramitea ez onartzea erabakirik orduan erabaki zela gobernuak atzera botatzea arrazoiak zuek dakizkizue eta kontakizuna ere nahi bezala egin daiteke baina gertaerak horrela eman ziren eta bakoitzak nahi dituen ondorioak atera ditzake edozein kasutan guk

parada izateko aukera ikusten genuen tamaina honetako lege batek pertsona askoren bizitzan elkarbizitzan eta gizarte kohesioan duen ahalmenaren kontziente izanda eskuzabaltasunez ausardiaz eta

elkarrizketarako borondatea azaldu dugu baita baldintza okerrenetan ere

baina saiatu gara gogoz diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko akordio zabal hori erdiesten

eta esan behar dugu konklusio argi bat utzi digutela bilera horiek gobernuak ez du inolako borondaterik izan jatorrizko lege proposamenaren elementu nagusienak

aldatzeko posizioak gerturatzen saiatu gara egin genuen gure diagnostikoa aurkeztu genuen publikoki

mahai gainean jarritako proposamenak eta alternatibak gure egin eta eztabaida politikoan mahai gainean jarri genituen eta malgutu genituen gure posizioak

inguruan eztabaida zentratzen baina ezinezkoa izan da gobernua bere posizioetatik mugitzea salbuespen batzuetaz aparte gure proposamen bat bera ere ez da onartua izan denbora guzti honetan bat bera ere ez esango nuke denbora gehiago eman duela gobernuak bere posizioa justifikatzen

eta horrela iristen gara gaurko eztabaidara eaj eta psek ekarritako lege proposamenaren inguruko gure posizioa argia izan da beti

y la legitimación del sistema baina batez ere gai honetan aditu eta aditu diren

bai norabideetan eta bai eduki konkretuetan egindako ekarpenak kontuan hartzen ez dituen proposamen bat da eta

zabal horretatik urruntzen dena eta formak ere aipatu behar dira eta horrek dituzten inplikazioak porque no señora sánchez no han cumplido en forma

baina taldeek ez dute inolako hartu emanik izan gaiaren inguruan gurekin berau tramitatzearen kontra egingo dugu sailburuak lege tramitazioa kontsideratzen

serioa arduratsua den debate bat hasteko bakoitzak bere ideologiatik proposamenak ekarri eta kontsentsuak sortzeko

proposatzen du orain ba sailburuak esan beharko du nola kalifikatzen duen bere orain arteko saiakera

baina ez dugu kontsentsu horiek eraikitzeko borondaterik ikusi eta horrela esan behar dugu hemendik aurrera horrela izango den zuen gaurko hitzak entzunda ikusteko dago orain zalantzak sortu ziren lehengo ostegunean lege proposamena eztabaida ekarri zenean

baina zalantzak argitu dira eta bidelagun berria agertu zaio jaurlaritzari alderdi popularra

artolazabal sailburuak berak abenduan eta horretan kontradizitu egin behar dut guanche andrea artolazabal sailburuak berak abenduan publikoki

ostean gaur sánchez andreak ere aipatu du tristeki sailburu denetik egin dituen proposamenetan sumatu dugun gertutasun ideologiko hori ikusita eta legebiltzar honetan azkenaldian astez aste egin diren

jaurlaritza eta alderdi popularraren arteko akordio baten aterian egon gaitezke legebiltzar honek

mandatu argi bat egin zioten artolazabal sailburuari diru sarrerak bermatzeko erreformaren inguruko espektro zabalekoa akordio bat bultzatzea eskatu zitzaion baina honek

bermatzeko errentaren inguruko kontsentsu guztiak arrisku bizian jartzen ditu

mesprezatzeko eta justuki gaur horiek izango dituzue bidelagun

diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformaren tramitazioari bide emateko gogoratzen dituzue arregi andrea eta sánchez andrea hemen hau adostu genuenean pp gai honen inguruan

irekitzen den bidea oso gaiaren inguruko kontsentsu guztiak arrisku bizian jartzen ditu honek

legebiltzar honetan bi mila zazpian diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan egiten ziren diskurtso xenofoboen kontrako taldeek adostu genuen jarrerarekin edo

migrazioaren inguruko balizko itun batekin honelako bidelagunak izatea

bidea egitea arriskutsua da elkarbizitzaren ikuspegitik eta gizarte kohesioaren ikuspegitik ere bai

gaiaren inguruan egiten diren diskurtso horien inguruan eta epelkeriaz hitz egiten dut oso era argian argudiatu ditugu orain arte diskurtso hauek eta hemerotekan buelta bat eman dut pixka bat ba gai hau prestatzeko eta ikusteko zer posizioak genituen bakoitzak gai honen inguruan

artolazabal sailburuaren deklarazio irmorik diskurtso honen kontra fraudearen inguruko

argirik ez baina bai aurkitu ditugu aburto sailburuaren deklarazioak eta

horiek zeren eta ppk ez du bere diskurtsoa ezertan aldatu

adierazi zuten errolda denbora igo nahi dute eta pprekin adostuz gero erreforma atzerakoia eta oso lesiboa izango da eta guk

egin nahi diogu gaur babes sistemaren buelta horretan eta horren protekzioan zaudetela

dei argia jaurlaritzari eta gobernuko alderdiei erreforma hau pprekin adosteko hipotesi guztiak bazter dezala eta serio hel diezaiola

babesen sakontzean eta gizarte kohesioan aurrerapausoak emateko aukera emango digun negoziazio prozesu serio eta zintzo batean orain arte eman ez den prozesu horri eman diezaiola bidea urrun dauden posturak

horretarako borondatea baldin badago eta erakutsi genuen aurretik ere momentu desberdinetan zuk hemen arregi andrea sareen sareako

gertatzen dena da sareen sarearen irakurketa hori zela artolazabal sailburuak maiatza horretan aurkeztutako proposamen horien ingurukoa

ez zuen lege proposamenaren ingurukoa argitu egin nahi nuen sarean sarea bezalako beste erakunde batzuek eapnk

bestelakoek ez dakit cáritasek oso postura desberdinetatik

eta oso posizio argia azaldu dute lege erreformaren aurrean markatu digute norabide bat eta gobernuaren proposamen konkretuen inguruko balorazio eta hausnarketa kualifikatuak planteatu dituzte eta balizko akordio baterako nuklearrak izango litzatekeen bost sei elementu jarri dituzte mahai gainean orokorrean

edo negoziaketa edo elkarrizketa prozesu guzti honetan

jaso dutenak orokorrean eskatzen zigutena zen diru sarrerak bermatzeko errentaren legeak bere jatorrira

bueltatzea eta ematen ari den hobekuntza ekonomikoaren adierazpen horien aurrean

amaiera ematea eta benetako babes sistema baten bueltan

aukera noski eragile horiek etorriko dira berriz ere legebiltzar honetara bere proposamenak eta lege honen inguruan tramitazioaren bueltan hitz egitera eta izango duzue aukera horretan zuen posizioa

eta kontsentsu horietara bideratzeko eta uste dut horretan geratuko naizela baina aipamen txiki bat

eskerrik asko kortajarena anderea

sánchez andrea arregi andrea euzko abertzaleak zurea da hitza

lege guztiak bezala tramite bat jarraitu behar zuen tramite horretan zuzenketak aldaketak eta hobekuntzak egiteko tartea bazegoen

hasi zen baino osoagoa hobeagoa baina zuek zoritxarrez ez duzue ukatu soilik legearen kontenidua edo literalitatea zuek ukatu duzue eztabaida bera zoritxarrez erakutsi du

hau dena irakurri dudana ez dira nire hitzak casanova jaunaren hitzak dira

eh bilduk eta podemosek zoritxarrez erakutsi duzue gaitasun politiko nahiko gutxi eta konpromiso oso txikia euskal herriarekin zure hitzak erabiliz casanova jauna gaur eh bilduk eta podemosek

ezetza ematen diozue pentsionistei seme alabak dituzten bizikidetza unitateei

emakumeei ezgaituei badaude neurri zehatzak hauen egoera lege proposamenean hobetzen dutenak

claro baietz baino horretarako eztabaidatu egin behar da eta zuzenketak

eta badakit paperak eta hartu emanak eduki ditugula eta gauzak idatziz

eta ez da garatu beraz hemen denok badaukagu zeresana eta

eztabaidan saiatu garela guztion aldetik eta gure jarrera daukagun gizarte babes sistemaren aurrean ez da aldatu hasieratik ez dugu aldatu guk nahi duguna da

gizarte babes sistema on bat izatea jarrai dezala ona izaten eta beti defendatu dugu ahalik eta akordio gehien behar dugula eta aurkeztu genuenean hau izanda

nahi genituen aurrerapausoak eman baina bazen garaia gure ustetan eztabaida hasteko eta horretarako ekarri dugu bakarrik dokumentua eta hor edukiko dugu nahi dugun denbora guztia eztabaidatzeko eta hobetzeko baina horretarako egin behar duguna da gauza zehatzak bakoitzaren ikuspuntuak jakin badakigu baina hori dena gero

eta proposamen zehatzak egin behar dira gauza bakoitzeko eta ditugun artikulu bakoitzeko eskertu

legebiltzar buru andrearen baimenarekin gaur hamar urte honi

lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot nire alderdiari emandako aukera paregabeagatik eta eskerrik asko beste guztioi ere bai asko asko ikasi dut bertan hamar urte hauetan eta esperientziak nirekin joango dira eta

esan beharko banu izango zen politikan

entzutea oso garrantzitsua dela akordioetara heltzeko prest egon behar dugula

ilusioz arduraz errespetuz eta erantzukizunez tokatu zaidan erronka berri honetan eta badakizue non topatuko nauzuen
eta herrigintzan eta aberrigintzan lan egiteko prest jarraituko dudala mila esker guztiok eskerrik asko

eta guk ere hemendik eta nire izenean behintzat onena opa dizugu hasi duzun ibilbide berri horretan duplikarako

guanche anderea eh bildu kortajarena andrea zurea da hitza

nik gaurko proposito bat egina nuen eta zen eztabaida antzuetan ez sartzea

errealitateak berak erantzuten dizula gertatzen dena da

zuk ez duzula parte hartu arregi andrearekin egin direla eztabaidak eta horrek ere mugak

a traer aquí las valoraciones de nuestro grupo eta gaur nik mahai gainean hiru hausnarketa oso argi utzi nahi nituen hiru

bat diru sarrerak bermatzeko errentaz ari garenean babes sistemaz ari garenean gure gizarte ereduaz ari garela eta hau inolaz ere

ez pp delako ez espreski pp delako alderdi popularrak gai honen inguruan agertu posturengatik esan dituen gauzengatik justuki babes sistemaren kontra eraiki delako eta zuek ere horrela planteatu dituzue

erlazioa daukaten bi legek eskuinarekin ateratzeko bidea egingo duzue eta horrek uste dut gizarte ereduaren inguruan zeresan

eta hirugarren idea bat ere ekarri nahi nuke eztabaida honetara ez

diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko eztabaida ez dela eztabaida islatu bat zer azken finean diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan dauden

zerikusia daukate beste politika batzuetan ematen ari diren gabezien inguruan zerikusia daukate beste sistema batzuetan ematen diren mugen inguruan zerikusia daukate baita ere herri bezala eskumenen

mugetatik eta horiek dira denak trasladatzen dira diru sarrerak bermatzeko errentaren eztabaidetara bestetik jatorria beste leku batzuetan duten eztabaidak dira eta horregatik iruditzen zait sakonagoa eta zabalagoa izan behar den hausnarketa bat eskatzen duela

proposamen zehatzak ekarriz eta ekarri ditugu eta bestela hortxe ditut baino publikoak ere egin genituen

errenta sendoago bat zabalago bat arinago bat normalizatuago bat kudeatzen erreza den modelo bat eraiki ahal izateko denon artean saiatuko gara

prestazio hauen jatorrian euskal gizarteak hartutako

legearen espirituan berreskuratzen

uste dut hausnarketak ere haratago joan behar duela eta uste dut pendiente ditugula eztabaida asko pendiente dago lanbideren inguruko eztabaida

eztabaida hori ekidin ezina da eztabaidatu beharko dugu enplegu politiken inguruan kalitatezko enpleguaren inguruan kalitatezko enplegua lortzeko egin behar den bideaz horren inguruan ere akordioak erdietsi ditugu zuekin ere bai ez dira betetzen ari

nik ez dakit gobernu honetako kideren batek hausnartu duen edo pentsatu duen politika pasiboen transferentziarekin zer aukera leiho irekitzen diren herri honetan diru sarrerak bermatzeko errentaren bueltan

eta hori ere hitz egin beharreko kontu bat da eta iruditzen zait lehen esan bezala urrun dauden posturak gerturatu daitezkela

bideak markatzen direla eta bidelagunak ere markatu behar direla eta nik

den andreari ere bi hitz ez

asko ikasi dut baita ere plazer bat izan da uste dut maila pertsonalean eta maila politikoan ere izan dugula elkar ulertzeko aukera eta hemendik aurrerako ibilbidean opa dizut zoriontasun guztia espero dut hemendik aurrera ere ea noizbait oposizioan aurkitzen zaituten baina
zoriontasuna opa dizut eskerrik asko kortajarena

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpena euskal talde popularren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

egun on berriro ere gaur diru sarrerak bermatzeko

ontzat hartzen den edo ez eztabaidatzen ari gara eta alderdi popularrak erabaki du abstentzioa ematea proposamen honi egia da alderdi popularrak pentsatzen zuen eta pentsatzen du

lege proposamena aurkeztea baina gobernuak hau ez zuen erabaki eta azkenean bi alderdiek proposamen edo lege proposamen bat aurkeztu egin

el pasado veintisiete de abril de bi mila hemezortzi kontaktuak eta harremanak eskasak

ona izan zure ibilbide berrian eskerrik asko eskerrik asko garrido

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza batzordearen irizpena establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa

eta euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak corcuera andereak ezta ere elkarrekin podemos garcía andereak ez eh bildu casanova explicación de voto denak bale euzko abertzaleak grajales

eztabaidarik ez da egon eta bototara jarriko duguna da irizpenaren

teknika emendakin zuzenketa tekniko bat egon dela barneratuta dago beraz bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz onetsita geratzen da establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzko legea

gracias eskerrik asko euskal sozialistak

eguerdi on denoi eskerrik asko mahaiburu anderea

saltoki handi berrien ezarpena mugatzea ingurumenarekin eta lurralde

zirkunstantzien arabera hauxe da egiteko unea egiten hasteko unea eta une honetan araudian dagoen urratua

en la normativa urratua konpontzeko neurriak hartzeko unea

zeinaren zirrikitutik sartzen saiatu badira batzuk dagoeneko ixteko unea ez gara mehatxu orokorrez ari une honetan martxan daude dagoeneko proiektuak eta proiektuak

esaten genuen uste dugu itxi egin behar dela irekita dagoen ate hori gaur pozez esan dezakegu ate hori itxi egin dugula eta pozik egoteko modukoa da nik ez ditut utziko

uste dudalako lege honetan eta gaurko diskurtso hauetan

eskertzeko modukoa da pertsona eta kolektibo askoren jarrera lehenengoz eta behin ganbara honetako zerbitzu juridikoak esaten da

haratago egiten dutenean eta uste dut zerbitzu juridikoek betebeharretik haratago konprometitu direla eta beraiek asko lagundu dutela nola ez merkatari elkarte guztiei

taldeko bozeramaileei eta bereziki oposiziotik proiektu hau bultzatu eta posible egin dutenei baita ere lehen aipatu den batzorde teknikoari baina bereziki lege hau posible egin duen taldeari euskaldendak taldeari eta agindu nuen moduan esan niolako aipatuko nuela aipatu behar dut

zer lortu dugu gaur lortu dugu periferian merkatalgune handi gehiago ez ezartzea merkatalgune klasiko horiek lehen aipatu dira garbera

ez dira egongo periferian soilik comercio singular deitu dugunaren establezimenduak egongo dira edo neurri batetik berako

dendak hori da lortu duguna ez dugu lortu merkataritzak dauzkan arazo guztiak konpontzea ezta lurralde antolaketa mailan dauden arazo guztiak

hirietan saltoki handiak ezartzeko dagoen askatasuna topo egiten dugulako behin eta berriro europar legediarekin eta momentuz ez dugulako topatu hori gainditzeko biderik ez dugu topatu helduleku legalik

lege honek lege guztiak bezala segur aski edukiko du hutsuneren bat edukiko du zirrikituren bat eta nik eskatzen dut udaletan hemen gauden taldeoi

irakurketa zabaltzaileak egiteko baizik eta lege honen filosofia lege honen printzipioak aintzat hartzea goitik behera eta saiatzea hemen

lo hemos cerrado zuei esker posiblea izan da eta hemendik aurrera gai honekin eta beste edozein gairekin gure prestutasuna daukazue elkarrekin bidea egiteko eskerrik asko
eskerrik asko casanova jauna eta euzko abertzaleak grajales jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu
legebiltzar jaun andreok gonbidatuok egun on guztioi

disciplinado y cumplidor cuando da la palabra beraz nik ez dut berriz errepikatuko legearen tramitazioa aintzat hartzerako orduan esandakoak saltoki handienganako gure taldearen jarrera baina bai gogoratu behar dituen orduan lege honen alde egoteko ezarri genituen printzipioak

oreka arauaren beharra eta segurtasun juridikoa eta gure ustez hiru helburu horiek bete egin direnez gaur eman diogu testuari egun hauetan garbi gelditu da esanak esan jaurlaritzak prestatu eta aurkeztutako

sendoagoa zela eta argi gelditu ere nahi denean ahal dela nahi denean akordioak eskura daudela

eta beste bakarren batek esan duen bezala bereziki corcuera

bienvenido sea eta bidaia dagoeneko hasi omen du arregi andreak baina

eskerrik asko grajales jauna eztabaida amaitu denez eta ordu honetan jada eteten dut osoko bilkura